egun on guztioi ongi etorriak

lehenengo puntua erakunde segurtasun eta justizia batzordearen irizpena

eta arabako lurralde historikoan batzeari buruz gorte nagusietarako lege ekimena baliatzeko lege proposamenaren gainean egindakoa

irizpenari buruzko eztabaida eta behin betiko ebazpena eta hala badagokio proposamena aurkezteko eusko legebiltzarrak diputatuen kongresura

batzordeko kideren batek irizpena aurkezteko hitza hartu nahi du ez da irizpenari buruzko boto partikularrik aurkeztu eta ez da zuzenketarik

artikuluari jarraituz irizpen osoa bozkatuko dugu zuzenean bozkatu dezakegu

hirurogeita bost bai berrogeita hemezortzi

onetsita gelditzen da beraz lege proposamena botoa azaltzeko txanda norbaitek erabili nahi du

mistoa upyd taldearen ordezkaria maneiro jauna zurea da hitza

maneiro jauna eskerrik asko nada más y muchas gracias eskerrik asko medesez isiltasuna jarraian

eskerrik asko mesedez hori esan duena kalera

he dicho hori esan duena kalera mesedez hori esan duena kalera

jarraian alderdi sozialistaren ordezkaria den prieto jaunak dauka hitza

haserrea tristura azken orduetan sentitu duguna eta nola ez espetxe politika

nahiko da momentu bat bakarrik ez ez maitasuna eta elkartasuna senitartekoei

guztiei bale egun on ongi etorri gaur gurekin zaudeten trebiñutarrak ere

abiatu duten zuten azken ekimen legegileari lotuta gaur bigarren aldiz

esan den bezala estatu gorte nagusietarako lege ekimena baliatzeko lege proposamena dugu gaur hemen onartu duguna azken batean trebiñu arabako lurralde historikoan batzea

ireki nahi duena hau da azken batean onartu duguna saiakera ugari egon dira aurretik denak blokeoan

madrilen edo gaztelan bada ordua

eta adierazten dutena errespetatzeko eta gauzatzeko hori da argudio nagusia denok izan beharko genukeen argudio nagusia trebiñuarren borondatea errespetatzea

esan genuen poztuko ginela trebiñuko alkateen eta udaletxeen nahia beteko balitz hau da talde guztien babesarekin onartua izatea proposamena legebiltzar honetan ez da posible izan eta tramitea onartu zenetik hona

egiten zen bitartean kuriosoa bada ere legegile honen aurka gehien egin duena alderdi popularra izan da arabako ahaldun nagusia izan da alderdi popularreko

trebiñutik abiatu den ekimena indargabetzeko demagogia merkea erabili du argudiorik ez dituenez demagogiara pasa da eta ez hori bakarrik bidea zein ez den

etorri da inolako lotsarik gabe baina esan behar da javier de andresek alderdi popularrak aipatu zuen alternatiba posiblea ere ez bakarrik aztertu aztertu eta ahalbideratzen saiatu ere egin garela baina alferrik

alderdi popularrak blokeatu du bidea bidea zuek proposatutako azken bidea toki erakundeen arrazionalizazio legea

madrileko eztabaidan bai eajk bai amaiurrek zuzenketak sartu zituzten horretarako alderdi popularrak berriro ezetz borobila eman zuen aste eta hilabete hauetan zerbait

eta zerbait agerian geratu bada herri honetan alderdi popularraren jarrera izan da zuek esaten duzue gauza bat baina

nahi zuek gaztela leon eta madrilen interesen defentsa defendatzen

ordezkaria izan behar duen ahaldun nagusia arabarron eta trebiñuarren borondatea defendatu beharrean bere alderdiaren interesak babestu eta eta babesten ditu ez da formula arazoa
carmelo jauna akordioaren arrondo arrondo

arrondo andrea gaude explicación de voto erreglamendua irakurtzea ere ona izaten da explicación de voto da zure botoaren esplikazioa ez beste alderdi batekin eztabaidan sartzea eta

eta zuretzako eta gainerantzeko guztientzako explicación de voto da bakoitzaren botoa azaltzea ez besteekin eztabaidan sartzea

interpretatzen dudan hori ere ez zuk nola interpretatzen duzun ez ez da interpretazio bat esplikazioa nola egin behar den ez ez

gaur legebiltzarrean trebiñoren auzia konpontzeko adostasun zabala

adostasun zabal honek gu guztion konpromisoak biderkatzeko balio behar du eh bildun aspaldian hartuta dugu

euskal herriko beste eskualde bat bezala aintzat hartzen dugu eta gaurko konpromisoak

eta berreztea eta gure konpromisoa indartzea dakar gaur beste pauso bat eman dugu ziur gaude berandu baino lehen trebiñu

hemen legebiltzarrean egingo duten beste kontzentrazio baten leloarekin

trebiñu araba da eskerrik asko eskerrik asko arrondo andrea eta amaitzeko eusko abertzaleak taldearen ordezkaria den agirre jaunak dauka hitza

nik labur labur egingo dut bi hitz bakarrik nire taldeko posizioa azaltzeko el sentido

agirre jauna jarraian proposamena aurkezteko eusko legebiltzarrak diputatuen kongresura bidaliko duen ordezkaritza izendatuko dugu

ordezkaritza horrek hiru legebiltzarkide eduki ahal izango ditu gehienez

proposatzen dizuet bozketarik gabe onestea ordezkaritza hau hiru legebiltzarkidek osatuta egoteko maneiro

osaketari dagokionez berriz hiru hautagai aurkeztu dira hortaz planteatu egingo dizuet

haien izendapenari bozketarik gabe onestea bestela orriz egin beharko genuke hirukoa osatzen dute

orduan hiru hauek izango dira kongresuan defendatuko dutena

lehenbailehen eztabaidatzeko euskal sozialistak legebiltzar taldeak egindako

eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamena egin duen taldearen txanda euskal talde sozialistaren ordezkaria da prieto jauna ekimena aurkeztu eta aldezteko

gracias eskerrik asko prieto jauna zuzenketa txiki bat emendakina esan duen bezala prieto jaunak hiru sinatzaile daude

euzko abertzalearen sinadurak ez luke balioko nahiz

sinadura soilik jarri dezakete erdibidekotan emendakina daukatenak

ezingo luke egon besterik gabe zuzentzearren jarraian zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz eh bildu taldearen

egun on guztioi eta eskerrik asko legebiltzarburu anderea lehenengo eta behin esan behar dut eh bilduren izenean

agertzen dela energia nuklearraren kontra agertzen garelako guretzako

guk aldarrikatzen dugun eredu energetikoan tokiko eredu energetiko

oinarritzen den eredu energetikoa aldarrikatzen dugulako eta eredu energetiko horretan soilik energi berriztagarriak dutelako lekua

guretzako aspaldidanik deuseztatu beharreko energi iturria da nuklearra baina hori hasieratik esateaz gain garoñaren kasuan uste dugu beste osagai batzuk daudela auzi hau aztertzerako orduan

agerian uzten duelako eztabaida honek espainiako eredu elektrikoa ustelduta dagoela ustelduta dagoela

interes ekonomiko pribatuen menpe geratzen delako eta hori agerian geratzen da garoñaren kasuan garoña denok dakizuenez zentral nuklear bat da ez dakit segurtasun aldetik zelan dagoen ez naiz bertan egon eta ziurrenik

bertako kudeatzaileek esango zidaten munduko leku seguruena dela

hogeita bost urte funtzionatzen egoteko eraiki zela

bitartean komunikatutako hainbat ezbehar egon direla eta komunikatu ez diren beste hainbeste soilik dakit ere fukushiman lehertu zen erreaktore mota berdina dela eta nahikoa izango litzateke

milioika pertsonen bizitza arriskuan jartzeko eta ingurumenean hondamendi bat sortarazteko beraz hori jakinik

eta horretaz gain jakinik ere itxi zenean bere ekoizpena soilik zela estatu espainolaren sistema elektrikoan ekoizten zen energiaren ehuneko bata gutxi gorabehera

ze arriskutsua den jakinik ez daukala inongo interes energetikorik momentu honetan

hedapenean oztopo nagusiena hori jakinik

orokorreko arrazoiak daude berriro ere garoña zabaltzeko ba diru kontu batengatik da

eta horregatik berriro ere zabaltzen baldin bada horregatik izango da ere

ez ingurumena babestearengatik ez behar

da bi enpresa pribatuen interesa lehenestearren endesa eta iberdrolaren

urtean itxi zutenean lehen prieto jaunak esan duen bezalaxe izan zen zerga berezi bat ezarri zelako

nuklearren hondakinentzako ez zen eurentzako

horretan bere bizitza hirurogei urtera arte luzatzen baldin bada kontuak

hasten dira hori da momentu honetan mahai gainean dagoen negoziazio bakarra ez herritarren segurtasuna ez arrazoi energetikoak

negoziazio ekonomiko baten aurrean gaude baina ez herritar xumeen ekonomiarekin zerikusia daukan negoziazio ekonomiko baten aurrean b kontabilitatea eduki duen alderdi baten artean eta bi enpresa multinazionalen artean horren arteko negoziazio ekonomiko baten

erdibidekoan gobernuari eskatzeaz aparte ez luzatzeko edo ez zabaltzeko berriro

eskaera zuzen bat egiten diogu nuclenor kudeatzen duten enpresei endesa

enpresa horren atzetik eta eskaera zuzen bat ere gobernuari legezbesteko proposamen hau onartzen baldin bada endesarekin

herritarren nahia zein den azaltzeko enpresa horiei besterik ez eskerrik asko maeztu

zuzenketarik aurkeztu ez duten taldeen txandara pasatuz euskal talde popularraren ordezkaria den

presidente andrea lehendakari sailburuak gaur adostuko dugun bezala legebiltzar honek garoñako zentral nuklearraren itxieraren

eta bi mila hamairuan ikusi ahal izan dugunez badirudi espainiar gobernuak

legebiltzar honetan arabako batzar nagusietan eta euskadiko

ramírez escudero jauna erantzunen txandara pasatuz euskal talde sozialistaren ordezkaria den prieto jaunak dauka hitza

bai garoñaren eztabaida honetan behin baino gehiagotan eman delako bai eredu energetikoaren inguruan eztabaidatu dugunean

behintzat gezurrak ezin dira hona esatera etorri gaur egun esatea merkeago dela energia nuklearra edo erregai fosiletan oinarritzen den energia

esatea noski hau dela ere eredu energetikoen inguruen eztabaida bat garoñaren inguruan ari garenean guretzako ezin daiteke hona etorri bakarrik eta esatea garoña

zabaldu berriro ere zaharkituta dagoelako soilik horregatik ez energia nuklearra ez daukalako inongo zentzurik

urtean posible delako energia nuklear barik eredu energetiko bat zalantza

orduan normala da garoñaren inguruan berba egiten dugunean zaharkituta dagoela esateaz gain esatea ez dugula nahi

energia nuklear berri bat euskal herriko inon

ere ez baina euskal herrian ez dugu nahi energia nuklearrik eskerrik asko maeztu jauna

maneirok ez du hitzik hartu behar euskal talde popularraren ordezkaria den carmelo

eskerrik asko barrio jauna euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den escudero jaunak dauka hitza

besterik ez eskerrik asko ramírez

jauna eztabaida amaituta bototara jarriko dugu euskal sozialistak eta eh bildu taldeak sinatu duten erdibideko

emandako botoak hirurogeita hamaika bai hirurogeita bat ez bederatzi

onartuta geratu da gai zerrendako hirugarren puntua mozioa gorka maneiro labayen mistoa upyd taldeko legebiltzarkideak aurkeztua

eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamena egin duen taldearen txanda maneiro jauna mistoa upyd zurea da hitza ekimena aurkeztu eta aldezteko

bai eskerrik asko mahaiburu andrea egun on guztioi bi mila hamairuko apirilaren hemezortzian

eztabaidatu genuen osoko bilkuran garai horretan adostu genuen erdibideko bat eajrekin eta argi geneukan gobernuaren konpromisoa genezakeela konpromiso horrek lau puntuan zehazten zen bi mila hamairuan lortzea instituto gisa egiaztatzea

hausnarketa sakona egitea eta eraikin berri bat gauzatzeari buruz

baina gauza bat da gobernuaren konpromisoa lortzea eta beste bat gobernuak konpromiso hori betetzea azken aukera hori ez dago gure esku bestaldetik komeni zaigu gogoraraztea behin eta berriz esan diguna hau da euren apustua dela biocrucesen garapenaren alde egotea eta garapen hori eraikin berri baten menpe ez egotea eta egia esan bat dator baieztapen horrekin beti egon da gure lanaren ardatzetako bat koherentzia baita gure helburua

ikerkuntza institutuaren jarraipena eta ikerkuntza

bultzatzea eta helburu horiek lortzeko baliabide guztiak mahai gainean jartzea eskatu dugu behin eta berriz baina

egon garela leku berberean eta iritzi

eta ibilbide horretan osasun sailaren eta institutoaren hitzak sinestu dugu baina momentu honetan esan dugun bezala kezkatuta gaude

ez dela gauzatu eta gure ezusterako

aurretiko bisita izan zen eta ez uste genuena sailburuak idatzizko erantzun batean izena

kontzeptuen ezberdintasunaren arazoa da osasun sailak ez zekien zertarako izango zen bisita hori gezurra esan digute kontzeptuak bazter utzita eta edukietara

hasta que estas no sean subsanadas eta hau da gaur egungo egoera biocruces institutuaren egoera eta horregatik guztiagatik adierazi nahi dugu gure kezka ez dakigu noiz lortuko den akreditazioa zer gertatuko den

ez dakigu zeintzuk izan diren atzerapenaren arrazoiak akreditazioa lortzeko falta diren betekizunak eta zeintzuk izango diren emango diren

horregatik gure zuzenketan eskatzen dugu osasun sailari sailburuaren ikerketa eta berrikuntza sanitarioko zuzendaria

zuzendariaren agerraldia haiek dira biocruces institutuaren gaurko

eskerrik asko eskerrik asko blanco andrea euskal talde popularraren ordezkaria den garrido andreak dauka hitza

eskerrik asko presidente andrea sailburuak osasun sailburua bereziki gai hau osasun

aipatu behar dut kezkatuta gaudela azkeneko edo azkenean

zeren hemen aipatu den bezala egin den txostenean bisitari buruz edo preauditoriari buruz esaten den betebehar batzuk ez direla betetzen eta alde horretatik hor

geratu diren betebehar horiek bete behar dira etorkizunean akreditazioa lortu nahi badugu

eskerrik asko garrido andrea euskal sozialistak taldearen ordezkaria den roncal andreak dauka hitza

nada más y muchas gracias eskerrik asko roncal andrea euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den orbegozo jaunak dauka hitza

sailburuok gaur hemen eztabaida gai dugun mozio honen inguruan beste ezer esan baino lehen gure taldearen izenean goraipatu nahiko nuke

institutuaren akreditazioa lortzeko lanean diharduten guztien lana bertako ikertzaile teknikari arduradun eta oro har lantalde osoari

berriro azpimarratu nahiko genuke legealdi honen hasiera hasieratik urkullu lehendakari duen eusko jaurlaritzak eta bereziki osasun saileko sailburu darpón jaunak

osasun arloan ikerkuntza eta berrikuntza sustatzearen alde are gehiago biocruces osasun ikerkuntza institutuari dagokionean hain zuzen ere

osasun sailburuaren asmoen zerrendan lehentasuna izan baitu biocruces institutua carlos hirugarren institutuak ematen duen akreditazioa lortzea

eta behin hori esan ondoren gustatuko litzaidake pixka bat gaia zentratzea eta labur labur bada ere biocrucesen gaiari buruzko aurrekaria gogora ekartzea

osasun ikerkuntzarako institutua da biodonostiarekin batera bi mila zortzian sortu zen

estrategiaren barruan irakaskuntza eta ikerkuntzaren arloan ibilbide oparoa izan du biocruces gaur egun lau kideek osatzen dute

eta duela hilabete gutxi batzuk batu zaien ehuk euskal herriko unibertsitateak

zein nazioartean egiten den ikerketa sanitarioan erreferente izango den institutua bilakatu nahi du

sustatu eta teknologia medikuetan eta sanitarioetan berrikuntza bultzatzeko lan egingo duen institutua azken finean euskal osasun sisteman arreta hobetuz asmakuntzak produktu bihurtu eta gizartearentzako aberastasuna lortuz eta helburu horretarako ezinbestekoa zaio

ematen duen akreditazioa erdiestea como he dicho antes

hasta lograrlo beraz konfiantza osoa daukagu jaurlaritzak zein biocruces osatzen duten beste partaideek auditoria eskatu ahal izateko beharrezkoak diren neurri guztiak hartuko dituztela orain arte egin izan duten moduan ondorioz guk gure taldeak aurkeztutako zuzenketa mantenduko dugu eta

zalantza izpirik ez daukagu aukera izango dugula ganbara honetan lehen eskutik ezagutzeko auditoria eskatzeko ibilbidean

osasun batzordean gaudenok ondo dakigun moduan sailburuak ez dauka arazorik inoiz

eskerrik asko orbegozo jauna erantzunen txandara pasatuz mistoa